ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak bai zurea da hitza gorospe andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea

jauna ez daukagu inolako konplexurik zuk esan duzu

esan dogu aukera guztiak aprobetxatu behar direla entzuteko

leku guztietan aukerak sortu ahal direla sarri askotan entzuten danagaz ez dela bat egingo ez zelango konplejubarik argi eta garbi esan dot gure jarrera zein den gertatzen dena da

naizenez oso osoan orain labur esango dizut esan duzu no tengo ningún problema

dizuet bai upydri bai alderdi sozialistari gure

zuzenketari hau gehitzen izan diogu ongizate estatua hasiera ipintzen nuen legebiltzarrak babestu egiten du jaurlaritzak partehartzea bilboko goi bilera ekonomikoan

bere oinarriak dira hazkunde orekatua eta garapen jasangarri eta solidarioa sustatzea eta partekatzeko aukera eskaintzen badu

estatua murrizteari aurre egiten dion eta urteetan zehar ahalegin handiz lortutako gizarte oreka apurtzeari aurre egiten dion politika ekonomikoa defendatzeko aukera eskaintzen badu hori da guk proposatutako erdibideko zuzenketa ez dugu

baina edozein kasutan gure jatorrizko osoko zuzenketaren aldeko botoa eskatzen dugu eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea

eskerrik asko sémper jauna eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu lópez de munain ganuza jaunaren mozioaren jatorrizko testua

ez da onartu jatorrizko testua jarraian mistoa upydren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamabost bai hamazazpi ez berrogeita hemezortzi ondorioz ez da onartu mistoa upydren osoko zuzenketa

aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

osoko zuzenketa onartu gabe geratu da azkenik euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

gai zerrendako laugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena pobrezia energetikoa

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen

txanda rojo andrea zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

rojo anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

nire etxean askotan entzundako esaldi batekin

txikitan nintzenean nire etxetan askotan entzundako esaldi bat pobre sí miserables nunca gaurko gai honetan pobreziaz

hainbat pertsona hainbat enpresa eta zoritxarrez hainbat alderdi politikoek erabiltzen duten

miseria hori baita hainbat pertsona pobreziara kondenatzen duen arrazoia azken finean pobrezia energetikoa ez delako

beste mota bat da pobreziaren beste ondorio bat

eredu ekonomikoak uzten duen pobreziaren

aurpegi bat gaur egungo eredu ekonomikoak helburua duen hainbat

egoera ekonomiko mantentzea helburua duen

duelako eta zoritxarrez lortzen ari delako momentu honetan euskal autonomi erkidegoan

ehun eta hirurogei mila pertsona daude gutxi gorabehera

eredu ekonomiko honek uzten digun ondorio bat garrantzitsua da definitzea baina zer den pobrezia energetikoa ikusteko zertaz ari garen eta gehien bat ikusteko zelan

horri aurre egiteko bere garaian pobrezia energetikoa definitzerako orduan etxe baten barruan lortu behar zen tenperaturaren inguruan berba egiten zen

eroso bat eramateko etxebizitza baten barruan etxe horrek lortu behar zuen tenperaturaren edo tenperatura hori lortzeko ezintasuna zen pobrezia energetikoa gaur egun definizio hori garatu egin da

ordaintzeko diru sarrera zati handiegi bat erabili behar izatez ari gara

esanda etxeko premiak asetzeko zerbitzu energetiko nahikoak lortu ezinean dauden etxebizitzak baina

pobrezia aztertzen dugunean edo pobrezia energetikoa aztertzen dugunean ez gara soilik

aritu behar eta hau garrantzitsua da ikusteko gero zer nolako neurriak aplikatu behar diren noski pertsonen eta familien diru sarrera zerikusia zuzena dutela

baina era berean ere gaur egungo eredu energetikoaren ondorioz ordaindu behar dugun faktura energetikoa ere eta hirugarrenez etxebizitzen efizientzia energetiko eskasa ere zerikusi zuzena du energia pobreziarekin

uste dut garrantzitsua dela datuak ematea aztertzea gaur egun

hego euskal herrian berrehun eta hogeita hamar mila langabetu inguru daudela eta euskal autonomi erkidegoan

horietatik erdia ez dute inongo diru sarrerarik erosmen ahalmen

azken urteotan azken hiru urteetan ehuneko seia jaitsi da erosmen ahalmena soldaten jaitsiera gehienbat estatu espainolak inposatu duen erreforma laboralen ondorioz hamar jaitsi dira eta horrela jarraitu ahal izango nuke demostratzeko zelan krisi honetatik batzuk gehienok oso txarto ateratzen ari garen eta beste batzuk elite bat ateratzen ari den hori da guretzako miseria ere politika batzuen miseria pobrezia usten duten politika batzuen miseria

iberdrolako presidentea energia ekoizten duen eta banandu egiten duen enpresa baten presidenteak gaur egun zazpi milioi urtean irabazten ditu ez da pobre izango baina bai miserable bat diru sarrerak

bi mila zortzi eta bi mila hamabi urteen artean argindarraren faktura ehuneko berrogeita seia igo da krisi batean ehuneko berrogeita seia igo da

eskaera jaitsi egiten den bitartean gasaren faktura ehuneko hogeita hamabia igo da horregatik

ordaintzea horregatik nik kandela hau pizten dut elkartasuna adieraziz

hilabete bukaeran erabaki behar dutelako edo faktura ordaindu edo janaria erosi edo faktura ordaindu

erosi edo gasa ordaindu edo hainbat mantekin lo egin horregatik

kandela hau pizten dugu gainera

egin behar da energia elektrikoaren inguruan ari garenean energia elektrikoa oinarrizko zerbitzu bat da oinarrizko

bat da horrekin negozioa egitea hori miserablea da zalantza barik bizitza duin bat aurrera eramateko

elektrikoa eta energia orokorrean oinarrizkoa da eta bien bitartean horrekin pertsona batzuk negozio egiten dute

hori gertatzen den bitartean hainbat pertsona eta hainbat familia

bukaeran erabaki behar dutenean edo janaria erostea edo argindarra ordaintzea energia elektrikoa kudeatzen duen oligopolioko enpresak unesako enpresek

dirua irabazi eta irabazi egiten dute

urtean unesako enpresek ehuneko sei koma hogeita hiruko etekina atera zuten alegia

sei koma hogeita hiru poltsikora europa mailan energia enpresek

zutenaren edo ateratako etekinaren bikoitza hori da estatu espainolean gertatzen ari dena hori da hemen daukagun eredu energetikoaren

eta pobrezia energetikoak hil egiten du fisikoki hil eta sozialki hil egiten du pobrezia energetikoak eta ez dira nire hitzak edo nire ondorioak bi mila hamairugarrena

txosten baten ondorioak dira hainbat pertsonen osasunengan oso ondorio larriak

pobrezia energetikoak tenperatura egoki bat ez edukitzea edota ur beroa ez edukitzea ondorio duelako hainbat pertsonen osasunengan baina sozialki ere askotan erabaki behar delako edo argindarra ordaindu edo gasa

ondasun batzuk erostea horregatik esaten dugu pobrezia energetikoak bai fisikoki eta sozialki hiltzen duela

horregatik gure zuzenketa gu ados

legez besteko proposamenarekin lehenengo neurri bezala noski

ordaindu ezin dutenei energia moztea noski baietz lehenengo neurri bezala

guztiz beharrezkoa delako zer nolako etxebizitzak eta zelan egin diren inguruan ere hausnarketa guztiz beharrezkoa delako

arazo koiuntural bat eta neurri konkretu batzuekin edo gizarte dirulaguntzekin konpontzen den arazo bat gipuzkoako foru aldundiak egindako txosten baten arabera

txosten bat egin duen erakunde bakarra txosten horren arabera gipuzkoa

pairatzeko arriskuan daude hori soilik gipuzkoan euskal autonomi erkidegoan horregatik ezin zaio aurre egin soilik neurri

arazo honi askoz estrukturalagoa da eta horregatik eskatzen genuen txosten bat egitea
eberi eskatzen genion txosten bat egitea ala maeztu jauna amaitzen joan mesedez eta kandela itzali ez

ari garen zein da arazo honen benetako dimentsioa eta horri aurre egiteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eguerdi on guztioi en la reforma energética

maeztu jauna mistoa upyd ez du hitzik hartuko eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den carro jauna zurea da hitza

eskerrik asko iturmendi andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu lehenik gehitzeko zuzenketa

gehitzeko zuzenketa ez da onartu jarraian euskal sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratu da euskal sozialisten jatorrizko

gai zerrendako seigarren puntua honako legez besteko proposamen hauek batera eztabaidatu eta behin betiko ebazpena hartzea euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena forondako aireportuari buruz eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena forondako aireportuaren inguruan proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde sozialistaren ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza

eskerrik asko prieto jauna eh bildu taldearen

mila esker eguerdi on denoi gaur forondako aireportuarentzat

duela urtebete defendatu genuen gauza berbera da baina akaso hilabete hauek igaro eta gero orduan genituen kezka eta arriskuen irudi hura errealitate bilakatu dela erantsi beharko genuke eta noski horrek berarekin gure kezka areagotzea ere

berriro ere gaiarekin hemen egotea inportantea jo dugu orduan ere defendatu eta babestu genuen eztabaidan zehar adostu zen erdibideko bat kezka bagenuen arren langileen egoeraren inguruan baita ere eskuduntzaren transferentziaren inguruan egin beharreko

eta akordiorako izango zen borondatearen inguruan horien guztien inguruan kezka bagenuen

egoerak hemen prieto jaunak ere esan du nabarmen egin du txarrera nahiz eta foronda inolako zalantzarik gabe kargako

eta gainera arrazoi askorengatik tartean bere kokapena eta ezaugarriak ere bai hori horrela izan arren ppren espainiako gobernuak nahiago izan du

edo dela burgos eta oraindik ere ulertezina egiten zaigu

hirugarren taldean sailkatua egotea eta ez egotea egoera berean beste batzuk zeren talde horretan sailkatu izan dira

milioi erdi bidaiaritik behera dituzten aireportuak eta zaragozak adibidez iazko azarotik hortik beherako emaitzak ematen ditu

talde horretan sartzeko inolako urratsik egin berez bidaiari kopurua izaten da irizpidetako bat horrekin batera defizita duten aireportuei aplikatzen zaie forondari ezarri zaion

guztiz kaltetu duena bai forondaren oraina eta bai forondaren etorkizuna ere eta hortaz

forondak egin duen moduan ez langile murrizketarik ez zerbitzu edo ordutegi murrizketarik ere eta hogeita lau orduko aireportu izaten jarraitzen du hortaz nabarmen geratzen da ez dela irizpide bera

burgosen kontra ere ez baina errealitatea konparatzen ditugunean ikusten dugu ez direla

irizpide berberak aplikatzen eta beraz horrek ondorioak ateratzera garamatza asmo jakin bat dagoela ezkutatu egiten zaigula eta

ofizialki paperean ezartzen denetik harantzago eta hori foronda denean estatu mailan eta karga aireportuen artean

gertatzen ari dena baita zerbitzu eta ordutegiaren murrizketa izan den epean ere orduan ere egin du gora eta forondako aireportua bitartekorik gabe

ze emaitzak ematen ari den zehazki aenak berak ematen dituen datuak begiratzen baldin baditugu

ehuneko zortzi koma bi hazi da jarduera bolumena bi mila hamairu aurtengo urtarrilari begiratzen badiogu ere iazko epe berearekin alderatzen baldin badugu igoera ehuneko

ez dira nireak datu hauek zalantzarik ez dugu badute hobekuntzarako margenik aireportuak bizi duen egoera konponbidean jarriko bada beraz potentzialitatea ageriko dela esango genuke

bat baino gehiago pairatu duelako ordutegiaren murrizketa da gure ustez larriena noski horrekin batera langileen murrizketa nahiz eta azken hauek

pertsonal gehiago ez dagoen bitartean nekeza delako ordutegiz kanpo benetan

beraz foronda karga aireportu garrantzitsua da eta bere etorkizuna bermatzeko berreskuratu egin behar du bai hala bai hogeita lau orduko jarduna

iazko martxoan esan zuen merkantzia trafikoek izango zuten garapena aztertuta horren arabera berriro ere

datuak positiboak dira ia urtebete pasa da eta ez dago ez baloraziorik

ez aldaketarik egoera horretan eta guk diogu ez dagoela denbora gehiago ez dela behar dagoeneko garbi dagoela zer egin behar den hogeita lau orduko zerbitzua behar duela forondak

beharrezkoak dituen bitarteko guztiekin behar duela izan forondak tartean

pertsonal beharrak guzti horiek berrezarriz eta hori borondatea balu bihar bertan egin ahal izango luke ppren madrilgo gobernuak baina ez dirudi borondaterik duenik zeren eta eman ditugun datu guztiak emanda

beste ezkutukorik ez bada edo borondate faltarik ez bada estatuaren menpe dauden garraio zerbitzuen eskuduntzaren transferentzia tartean aireportuak tartean foronda onartu genuen bere momentuan ganbara honetan guk orokorrean ere ekarri genuelako eskari hori eh bilduk ekarri zuelako eskari hori

dugun aireportu sarearen antolaketaz eta etorkizunaz beharrezkoa den eztabaida sakona egiteko zeren eta uste dugu zer aztertu sakona badaukagula

biderkatu behar direla ere ez dugu inolako zalantzarik etorkizuna bermatuko baldin bada eta are gehiago eta hemen lehen prieto jaunak ere zerbait aipatu du

lehendik egindako murrizketei beste bat erantsiko zaiola jakin denean hau da ez egindako okerra zuzendu baizik eta kontrakoa egiteko asmoa dagoenean eta asteburuko ordutegia ezabatzeko apiriletik aurrera asmo eta erabakia hartua dagoenean hau da

nahi aipatu gabe eskaria orain egitea bultzatu duen beste kontu bat ere izan dela loiuko aireportuan haizeak eragin dituen gorabeheren aurrean bertan lurra hartzerik izan ez duten hainbat hegaldi ere izan direlako forondara desbideratu ezin izan direnak tartean noski zerikusia du guzti honek ordutegi murrizketarekin beraz gertakari hauek beste arrazoi bat gehiago ematen digute forondak

foronda bazter utzi ordez alternatiba modura bultzatzea eskatzeko

nahiz eta gero hitzez hitz erdibidekoan bidean geratu den

forondak hartu ahal izatea beste aireportu batzuek hartuko ez luketena baina nahiz eta hitzez hitz erdibidekoan ez den jasotzen ulertzen dugu forondak

bitartekoak berreskuratuz aukera erreala izango lukeela hori praktikan egiteko

gure eskariak ez duela loiuren azpiko edo loiuren ondoko

ppren araba eta gasteizko agintarien aldetik hala izan nahi izan badute ere ziurrenik bere alderdiak duen ardura eta erantzukizuna ezkutatzen lanak eta ugari gainera dituztelako nik gaur garbi esan nahi diet bila dezatela beste modu bat

beraien jarrera alderdiaren jarrera zuritzeko eta okerreko gauzak esan ordez benetan hobe lukete erabakiak hartzeko horregatik uste dugu bide zuzena ez dela hori

madrili begiratu behar zaio eta horregatik guk lehenetsi dugu bai gure hasierako eskarian eta baita ere erdibidekoan

uste dugulako inportanteena dela eskatzearenari bere hitza betetzea eta hogeita lau orduak itzultzea beraz maroto jaunak gero hartuko du hitza hemen

eta bide batez arabako ppk zerbait eraginkorra egin nahi baldin badu jo dezala madrilera

joan dadila bere alderdiarengana eta esan diezaiola legebiltzar honek zer pentsatzen duen forondak etorkizuna daukala eta forondak hogeita lau ordu behar dituela

beraz gehiengoa nik uste dut oso nabarmena dela erdibidekoan aipatzen da ere

hiruk egin dugun bat izan ditugu gorabehera batzuk eta nik bai argitu nahi nuke puntu hori

hogeita lau ordu kentzea madrilek erabaki du madrili eskatu behar zaio eta madrili tinko eta irmo exigitu egin behar zaio nik horretan ez daukat zalantzarik egia da ere hasieran nion bezala duela urtebete ere gauza bera egin genuela hemen eta urtebete pasa dela

guk uste dugu eusko jaurlaritzak baduela garaia akaso tinkoago ez dakit nola baina hori gehiago bilatzeko beraz jakinda ere ardurak ezberdinak direla nik ez nuke esango eusko jaurlaritzak ez duenik egiteko garrantzitsu bat

dagokiolako eta hemen erdibideko horretan babestuko dugun etorkizun hori lortuko badugu ere nik uste dudalako paper inportante bat duela bestela nahaspilatzen gara finantziazio lagundu behar ote duen edo ez

bidea parlamentu honetan irmo exigitzeaz aparte negoziatzea baldin bada izan dadila bide hori eta gero aklaratuko ditugu hemen aklaratu behar diren gainerakoak ea finantziazioan parte hartzea zer den ze klaro eskuduntza lortzen bada finantziazioa tokatuko da baina ea hori zer den ea zertan jarri behar den dirua eta zertarako

marketinaren izenean eta egin izan direla operazioak hegaldiak lortzeko seguru hortaz ere eztabaida genezake ez da eguna nik uste dut adostu duguna dela inportanteena

gu ez gara eta entzun diguzu noizbait administrazioa dirua jarri eta nola hala hegaldiak lortzeko

forondak behar du benetako bitartekoak eta forondak demostratu du karga aireportu inportante bat dela eta horretan urratsak egiten dituela nahiz eta murrizketak jarri imajina dezagun murrizketarik ez baleude

eboluzioa aztertu dezagun ikusi dezagun zer harreman egon behar den aireportu diferenteen artean eta ez gaitezen kateatu garrantzitsuena den hori lortu aurretik hau da

herrialdekerietan aireportu bakoitzaren eztabaidan kabezerakoa zein izan behar duen nik uste dut hori ez dela momentu honetako eztabaida

hamabi minutu honetan forondak hogeita lau ordu behar dituela guri helburu horrek eraman gaitu pentsatuta ere urtebete ondoren exijitzetik aparte zerbait konpromiso irmoagoetara iristeko unea dela pentsatuz

garrantzitsuena eta parlamentuak adostasunez garbi esatea dela inportanteena lehen udalak eta batzar nagusiek egin duten modu berean eta horregatik lehenesten dugu akordioa eta ez ditugu bi gobernuak parean jartzen

garbi ikusten dugu erantzukizuna non dagoen pp eta madrilgo gobernuak hartu dituzte erabakiak eta uste dut lehen aldaiturriaga jaunarekin baimena ematen badit bakarka izan dugun elkarrizketa aipatzeko klaro

ez euzko alderdi jeltzalearen kezka nirea ere bada gertatzen dena da beste batzuen ardurak beti guk

noiz iristen da norberak bere ardurak bere gain hartzeko garaia bai

baina gaur gaurkoz uste dugu exigentzia irmoa

dela behar duguna helburu nagusi hori lortze aldera agian etorkizunak esango dit ez dela nahikoa nik nahi nuke jakin benetan konpromiso sendo hori dagoen

pentsatu nahi dut sinatzen dugunean horregatik egiten dugula eta nik horrela ulertzen dut eta gure taldeak horrela ulertzen dugu

urrats gehiago emateko dagoen beharra hala ere berriro diot positiboan

akordioak duen balioari ez diogu inolako garrantzirik kendu nahi eta uste dut gaur mezua eta pilota denok utzi behar dugula ppren eta madrilgo gobernuaren gainean eta ppko hemengo arduradunek badakit hemen papeloiari hitz egin da lehen badakit ez dutela erraza madrilen

baina benetan zerbait eraginkorra egin nahi baldin badute gai honetan benetan hemen hitz egin baino madrilen hitz egin behar dute akaso gertukoak direlako guk baino eragin gehiago izango dute ba balia dezatela eragin hori mila esker

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria den maroto jauna zurea da hitza

es un diagnóstico compartido muchas gracias eskerrik asko maroto jauna mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

de lo que nosotros defendemos nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko mahaiaburu andrea lehendakari sailburu andrea

eskerrik asko aldaiturriaga jauna erantzunen txandara pasatuz euskal sozialistak taldearen ordezkaria den

mila esker lehenik eta behin ni euskal herritarra naiz euskal herritik nator beraz nik ere orokortasuna begiratu nahi dut ni ere ez nator probintzia batetik

puntuka bozkatzeko guk ere ez daukagula hala ere eskertu egingo dute gainera herritarrek maneirok lehenestea herritarrek behar duten erantzuna eta ez lehenestea atzo arratsaldean egin zuen bezala estetika zeren eta atzo

ez emateko aitzaki bat erabili zuen gaur itxuraz etxean utzi du hori koherentzia da pozten naiz hala ere guk beti edukiaren arabera sinatuko ditugu babestuko ditugu hemen mahai gainean jartzen diren proposamen guztiak hala egiten ez dugu egunean kritikatu

eta baimena ematen badit trukean beste bi galdera utziko dizkiot

langileak gora begira dauden aireportu bat hori da kuestioa alderantziz planteatzea

gauzak ondo edo gaizki zeuden ez da langileen ardura

zure alderdiaren ardura da hortaz ez dezagun eztabaida alderantziz planteatu begira inor ez da planteatzen ari hemen

langileak gora begira egoteko eta bere finantza edo bideragarritasuna

potentzialidadea daukan aireportu bat da zenbakiekin demostratzen ari den murrizketak murrizketa beraz gestio zuzen bat eginez

hogeita lau orduko foronda bat behar dugu hori da nik irudikatzen dudan foronda eta zuk tranpa egin nahi diguzu planteatu duzun horrekin gehiago esango dut aurpegia behar du gero bake soziala lau aldiz aipatzeko lau edo bost edo ez dakit zenbat denok dakigu adostasun batera iritsi zirela behartuta hemen parlamentu honetan entzun egin ditugu

esaten zaionari kasu egitea ez aparte dirudienez gorraizea dauka eta ez du entzuten hemen legebiltzar honetan nik ez daramat denbora asko baina zuzenean entzun ditut forondako langileak kexu

hogeita lau orduko operatibitaterik gabe forondak ez dauka etorkizunik foronda hilzorian dago eta orain erabili dudan datua apirilean ez ezazue erabili esateko

epe luzera denok dakigu forondak hogeita lau orduko zerbitzua ez badauka

eta hori garbi da galdera egiten zenuen norena da loiuren arazoa ez loiurena ezta forondarena

eta carmelo barriok azkeneko eztabaidan erabili zituen datuak erabiliko ditut

aenak hamabost milioiko defizita zuela esan zuen hori ere forondako langileen errua izango da klaro

defizita zergatik sortu den ez du uste langileen bizkar jar daitekeenik

nik nahi dut eztabaidatzea nik nahi dut begiratzea denon artean herri honetan dauden aireportu sarea nolakoa behar duen eztabaidatuko dugu etorkizunean plan horretaz zer den

hori baino mami gehiagorekin eztabaidatuko dugula ez da hori kontua

kargako aireportu garrantzitsua dela potentzialidadea bakarrik ez errealitate bat daukala egunerokoa

zertan da aenak egin zuen promesa martxoan kargaren eboluzioaren arabera erabakiko zela eta

bere hitza beteko zeren eta hori zen jarri zuen baldintza kargaren eboluzioa

zergatik erabiltzen dira irizpide batzuk foronda talde batean sailkatzeko eta beste batzuk zaragozari sailkapena ez aldatzeko

hain arduratsuak bagara eta ez badugu defizita ematen duen aireporturik nahi bideragarriak direnak noski baten batek esaten badu kontrakoa nahi duela

baina denok hori nahi baldin badugu zergatik aplikatzen ditugu irizpide diferenteak

ez dit erantzungo maroto jaunak galdera bere modura erantzungo dit baina nik esango diot ezkutuko zerbait behar du izan

eta gero praktikan hemen debate osoan zehar eman ditugun forondako datuak egonda beste gauza bat aplikatzen denean beraz eskertuko nioke lehen esan dut badakit papeleta itzela daukala badakit papeleta itzela daukala

eta nola da posible forondari aplikatzen zaizkion irizpideak itxuraz langileak gora begira egon ez daitezen ez dira aplikatzen zaragozan edo burgosen

lur zesio eta abarretaz nola edo ala mesedetzeko eztabaida horretan ez naiz gaur sartuko baina bi galdera horiek erantzungo balitu estimatuko nioke berak gure jarrera garbi ikusi nahi zuen nik uste dut garbi hitz egin dudala
eta bere aldetik ere argitasun berbera nahiko nuke eskerrik asko eskerrik asko

maroto jauna mistoa upyd ez du hitzik hartuko eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den aldaiturriaga jaunak

eskerrik asko aldaiturriaga jauna eztabaida amaituta bozketa puntuka eskatu da

euskal sozialistak eta eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketaren lehenengo puntua bozkatu dezakegu

erdibideko bigarren eta hirugarren puntuak bozkatu ditugu bozkatu dezakegu

botoak hirurogeita hamabost bai hirurogeita lau ez

osoko bilkura etena geratzen lau eta erdiak arte